egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu txartelekin arazoren bat

bueno ba hurrengorako konponduko dugu arazoak baldin badituzu txartelekin begiratu eta hurrengorako bozketetarako konponduko dugu

bateraezintasunen behin behineko batzordeak egindako irizpena legebiltzarkide jaun andreek izan litzaketen bateraezintasun zioei buruzkoa eztabaida eta behin betiko ebazpena legebiltzarraren

osoko bilkura bilduta dago bateraezintasunen behin behineko batzordeak aurkeztutako irizpenari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena egiteko

batzordeak irizpena bozketarik gabe onetsi duenez eta lehenik izandako aurrekariak aintzat hartuz proposatzen dizuet osoko bilkuran ere irizpena bozketarik gabe onestea inor aurka ez horrenbestez onetsi egiten da irizpena osoko bilkurari amaiera eman aurretik legebiltzarraren erregelamenduko zortzi puntu bi eta ehun eta hirurogeita bost puntu bat artikuluetan

mahaia eta bozeramaileen batzordea entzun ondoren erabaki duela eusko jaurlaritzaren lehendakaria izendatzeko osoko bilkurarako deia egitea azaroaren hogeita hiruan

lehendakarigaiak aurkezteto epea azaroaren hemezortzian amaituko da bederatzihogeita hamaretan gai zerrenda agortu denez